egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diot

gai zerrendari ekin aurretik gogoratzen dizuet hogeita hamaika jaun andreek

eskuordetu dutela gai zerrendako lehenengo puntua mozioa david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

ekiditeko mekanismoei buruz eztabaida eta behin betiko

ezker anitza taldearen ordezkaria den soto jaunak dauka hitza ekima aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko egun on

eskerrik asko egun on guztioi elkarrekin podemosen ordezkariaren aurkezpena entzuten ari nintzenean batez ere lehenengo zatia funtsen

zorrotza eta egokia eta burura etorri zait duela gutxi entzun dudan esaldi bat arnaldo otegirena hain zuzen ere

que cambiar esto es lo que hay porque errealitatea gordina da baina errealitatea ez da mugiezina eta gu ez gaude hemen errealitatearen lekukoak izateko

eraldatzaileak gu ez gaude hemen konformatzeko gu hemen ez gaude apuntatzeko libreta batean zer datorren kanpotik

egiteko eta arlo honetan politikak egitea eta politika ezberdinak egitea

ezinbestekoa ikusita gertatzen ari dena eta ikusita gertatuko dena edo gertatu daitekeena ekiditen ez badugu euskaltel izan da

euskaltel bada gaur jorratzen ari garen gaiaren paradigma euskal enpresa bat diru publikoarekin sortutakoa helburu publikoekin sortutakoa

funts baten funts espekulatzaile batzuen pasatu arte galdu dugu enpresa galdu dugu osagai teknologikoa galdu dugu galdu dugu tresna bat gainean daukagun iraultza teknologikoarekin baliabide propioekin aurre egiteko baina ez da kasu bakarra beste bat azken

enpresa behin aipatu nuen la navaleko kontuarekin

enpresa horrek bazeukala euskal kapitala baina hori galdu zela

saldu genuena horrela ezin dugu jarraitu

daudela elementu ezberdinak alde batetik enpresa estrategikoa da eta horretarako errazagoa da kanpoko eragileen sarrera blokeatzea

birmoldaketa handi baten erdian dago eta zeinean beharrezkoa da lidergo publikoa euskal lidergo publikoa sektore

euskal lurraldeetan erabakiguneak eta enpresak mantendu ahal izateko baina ezin dugu ezin dugu euskaltel galdu dugu itprekin ez dakigu zer gertatu den badakigu ibermáticarekin zer gertatu zen badakigu beste enpresa batzuekin zer gertatu zen eta inkluso igual beste dimentsio edo

petronor ere berez garai batean jatorri euskalduna izan zuten

eta abar eta abar eta honi aurre egin behar zaio honi aurre egin behar zaio inportantea dela enpresa honen errotzea bermatzea

ez dauka zerikusirik abertzaletasunarekin edo emozioekin

enpleguak sortzen ditu hemen inbertsioen leheneste prozesuak errazten ditu hemen inbertsioak egiteko aberastasuna ikerkuntza eta garapena eta abar eta abar eta abar

tresneria bat antolatzea eta daukaguna berregokitzea

ahal direnak berreskuratzen hasteko eta uste dugu prozesu horrek hiru ardatz eduki behar dituela lehenengoa funts publikoak eta hor daukagu finkatuz funtsa

igual ppko ordezkariak esaten du lehenengo aldia dela gai honetaz hitz egiten dela baina

funtsen inguruan hitz egiten bi mila hamasein iragarri zenetik pasa den astean

euskalteleko mozioa zegoenean truko bat egin zuen eta izaera juridikoa eman zion eta

plantak emateko baina gaur da eguna funts hori iragarri zenetik sei urte pasa direnean funtsa ez dagoela indarrean funts hori ez dela existitzen eta prozesu

egon dira inbertsio partzial batzuk baina berez finkatuz funtsa moduan ez da existitzen eta uste dugu badela garaia berriro exijitzeko funts hori indarrean sartzeko

baliabide ekonomiko nahikoekin eta interes sozialak bermatuko direlaren printzipio saihestezinaren partetik funts hau sortzen denean uste dugu berrantolaketa eta balorazio bat egin behar dela funts sistema osoaren inguruan eta horrek ez du esan nahi dena gaizki egin denik baina da inflexio puntu bat eta inflexio puntu horretan aztertu egin behar da

batzuk dira arrisku kapitaleko funtsak beraz daukate helburu batzuk epe laburrekoak dira inbertsio horiek baina aztertu egin behar dira aztertu behar dira parte hartze publikoa eta langileen parte hartzea enpresetan aktibatutako funtsak emaitzak ez dituztelako eman ez direlako erabili

finkatuz aktibatu finkatuz indartu finkatuz gardentasunez jarri mahai gainean baina baita ere sistema osoaren inguruko irakurketa egin behar da

eta ikusten dut denbora amaitzen dela gaia oso potoloa delako

estatu espainolean existitzen da fond ico deitzen den gauza bat eta hori ez da tuteran dagoen funts bat eta horregatik fondico

eta haien erein egin behar dugu funtsak sortzeko eta

euskal aurrezkia aktibatzeko eta lortzeko hori inbertsioak ereintzea ekiditeko kapital espekulatibo nazioarteko hauen menpekotasuna eta igual epsvren inguruan behingoz eztabaida bat eman behar da baina eztabaida bat ematea eta sailburuari zuri begiratzen dizut

eztabaida bat egitea epsvren paperen inguruan ez da itxoitea a ver emiliano

edo azua zer ekartzen digute da elkarrizketa bat aktibatzea eragina daukaten sektore guztiekin sindikatuekin neurri batean jabeak edo partzialki jabeak direla aurrezki horienak aktibatzeko akordio bat funts horiek ere erabiltzeko euskal inbertsio produktiboak neurri batean bada ere eta jakinda hor daudela berme batzuk eta gauza batzuk ezin dira ukitu baina

euskal enpresetan eta euskal ehun produktiboa indartzeko

funts publikoen sistema berrantolaketa eta bide berriak esploratzeko beharra baina baita ere aipatu nahi ditut

bere jatorrizko eta kutxen jatorrizko helburuei erantzun behar diela

aurreratuak eman behar dizkio era eskuragarri batean bai populazioari baita ere enpreseei eta ezin dugu onartu era anarkiko honetan jarraitzea egiten egin duena orain arte horrek ondorio larriak izan dituelako errepikatzen dut errotze kontua ez da sentimentalismoa edo enpresa arduratsuen eskuetan daude gure

edo epe laburrean ahalik eta diru gehien irabaztea nahi duten funtsen eskuetan eta prozedurak lan harremanak eta funtzionatzeko moduak eta inbertsioak egiteko

azkenik funts publikoak eta kutxabanken paperarekin batera banka publikoaren beharra aldarrikatzera gatoz

esango du hori komunismoa dela baina komunismo berezia ze estatu espainolean banka publikoa existitzen da

eta guk pentsatzen dugu bide hori jorratu egin behar dela banku bat

eskubideak esango dituena horrela ez da inbertitu behar zuzenean diru publiko banku horretan eta eskuratzen den diru horrekin egin daiteke

baina hemen gertatzen ari zaiguna da atzean gelditzen ari garela eta dagoeneko gobernu honi

inbertsio publikoak egiteaz pizgarriak aktibatzeaz aberatsei zergak igotzeaz eta abar eta abar amaitu mesedez azkenean eskatzen duguna da garaia badela

eta arazo horri aurre egiteko tresna ezberdinak
artikulatzeko beharraz eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on denoi soto jauna uste dut gaur eztabaidagai dugun ekimenak asmo onak dituela herrialde honekiko konpromisoa duten enpresen errotzea ziurtatzea eta enpresa horiei egokitzapena berrikuntza eta

alderdiaren oinarrian dago bai eta eusko jaurlaritza honek

oinarrian ere euskalduna naiz eta harro nago

abestuz esango banu ziur ezagunagoa eta

euskaldunak garela eta harro gaudela euskaldun izateaz bertan jaio edo hazi bizi garatu eta bertan hil nahi dugu gure herria maite

hobetzeko lan egin nahi dugu horiek dira herri batekiko errotzea edo sustraitzea duen pertsona baten sentimenduak

atxikimendu hori eman dadin bertan gustura bizi behar gara eta eroso sentitu behar gara eta horretarako gutxieneko batzuk eskatzen dizkiogu gure herrialdeari esaterako

gutxieneko zerbitzu batzuk nahi izaten ditugu zerbitzu publikoak pertsona erdigunean kokatzen dituztenak

lana nahi dugu lan egiteko aukera izan nahi dugu batzuk arlo publikoan lan egin nahi izango dugu beste batzuk arlo pribatuan eta hori garatzeko formakuntza egoki bat nahi dugu gutxieneko ongizate maila bat nahi dugu azpiegitura publiko pribatu egokiak nahi ditugu

errepide egokiak garraio publikoa herri garbi eta ahal izanez gero jasangarriak

hala nola tokiko merkataritza banda zabala kiroldegiak aisialdirako guneak

eta hala ez bada minimo horiek ez baldin baditugu lortzen ziurrenik beste toki batera alde egingo dugu etorkizun hobeago baten bila y ahora les propongo un ejercicio

ekosistema egoki bat izan dezatela egonkortasuna berrikuntzak izango dituena teknologikoki ondo hornitua eta beraien behar izanak asebeteko dituen ekosistema lehiakor bat

erakunde publiko pribatuen arteko elkarlana ezinbestekoa izan da baina gaur eguneko mundu global eta lehiakor honetan jarraitzeko sare honen eraikuntza eta hobetzea

eta hori da gure zuzenketako bigarren puntuan jasotzen duguna gure enpresen beharrei laguntzea eta erantzutea haien garapenerako lehiakortasun ekosistema bat sortuz

ikerketan inbertsioak indartuko dituena sektore pribatuarekin lankidetzan

ikerketa garapena eta berrikuntza bultzatzeko plana euskal ekonomiak lehiakortasuna hobetzeko eta hazkunde jasangarriaren bidean aurrera egiten laguntzeko plana da modu jarraituan eta lankidetzan zientzia teknologia eta ikerketaren arloko inbertsioa indartuko duen plana

plana eta aste honetan bertan gobernu kontseiluak azpitek laguntza programa ere onartu du bost milioi hirurehun eta hamairu mila seiehun eta hogeita hamaika eurotako zuzkidurarekin

araudi zerga eta erakunde esparru sendo eta fidagarri baten gainean egituratzen diren profesional zerbitzu eta finantzaketa sare azpiegitura laguntza eta hedapen programa eta abarren multzo bat

errotzea ezinbestekoa baita euskadik sare industrial esanguratsu bat manten dezala

produktibitatea hobetzearen aldeko apustua egingo duena eta baita giza baliabideen berrikuntza eta kualifikazioaren alde ere

gure ikuspegia bizi maila eta enpleguaren kalitatea hobetzeko estrategia hau auzolanean egin beharrekoa da erakunde publiko enpresa

euskadik pertsona eta enpresentzat ingurune egonkorra segurua eta lehiakorra eskaintzen baldin baduen erakargarria izango da

eta euskalduna naiz eta harro nago esaldia mundu osoan zabaltzea

eta amaitzeko galdera bat luzatu nahiko nieke erdibidekoa sinatu duten taldeei gurekin adostasun batera ez heltzeko

arazoetariko bat banka publikoa izan da eta soto jaunak zertarako azaldu du azaldu du zertarako nahi duen banka publikoa baina zergatik banka publiko bat zergatik ezinbestekoa da enpresen errotzerako banka publiko bat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

muchas gracias eskerrik asko gil jauna

soto jauna eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna sozialistak

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak zabala andrea zurea da hitza

soto jauna ez dakit kasu askorik egin didazun lehenengo hitza hartzean

esan dizut zertarako zuk azaldu duzula baina zergatia banka publikoarena ez duzuela azaldu eta bigarren hitzaldian ere ez duzu azaldu

kapital gehiago eskuratzeko ez dakit nondik lortuko dugun beharbada

edo ez dakit nondik baina hor geratu da eta galdera hau zergatik egiten nizuen ba sinatutako erdibidekoan

batena zertarako behar bezala kapitalizatutako enpresa proiektuak finantzatzeko kreditu eragiketak eta industria enpresetan partaidetzak hartzeko eta nola

eta horretarako espainiako bankuari banku fitxa bat eskatzea proposatzen da

kreditu eragiketak enpresetan parte hartzeak funtsetan parte hartzeak guzti hori

finantzen euskal institutuaren funtzioetan agertzen da eta are gehiago bi mila hogeita bat aurrekontuetako azaldutako memorian txosten publikoan

muy bien situadas legealdi honen xedeetako bat finantzen euskal institutua finantzazio publikoko tresnen kudeatzaile gisa finkatzea da en cuanto al

creo que es igual igual beraz esan genezake gaur mintzagai dugun gaiaren muinean taldeok bat egiten dugula eta esango nuke baita forman ere

ezberdintzen gaituela batzuk banku publiko eta beste batzuk euskal finantzen erakundea esaten dugu

estatu batuak aipatu duzu niri pertsonalki asko gustatuko litzaidake liga horretan jolastea

andrea talde mistoak ez du hitzik hartu behar talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna zurea da hitza

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bilduk sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka

beraz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal sozialistak euzko abertzaleak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

arrisku kolektiboetakoak txertatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on bueno gaur egungo eszenatokian

euskaldunok ez dakigulako nola izango den gure bizitza

bukatzen denean hain zuzen ere nola izango den gure bizitza hurrengo maiatzaren hamarean hain zuzen ere

gobernu honek dekretu bat aprobatuko duela baina gaur egun eta momentu honetan ez dugu ezagutzen nolakoa izango den eta

eusko jaurlaritzak hartuko dituen neurriak

aurre egiteko esan dezakegu argi eta garbi euskaldunok erantzunak

ziurtasunak behar ditugula momentu honetan eta gobernu honek ez du ezer esaten esan dezakegu desagertuta dagoela

gaurko mozioa esanez edo

argi dago gobernu honek hainbat gauza gaizki egin dituela eta hori argi geratu da edo ondorioa argia da ikusten baditugu dauzkagun datuak mahai gainean eta guk aspalditik eskatu diogu gobernu honi hausnarketa bat egin behar hausnarketa sakona eta momentu honetan datuak ikusita ematen du gobernu honek hausnarketa hori ez duela egin eta komenigarria izango litzateke hausnarketa hori edukitzea

ditugun puntu desberdinak eta interpelazioan

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza

eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

sagardui andrea oso momentu inportantean eta delikatuan eta klabean pandemiaren bilakaerari dagokionean

delikatuak eta klabeak direla zeren aurrera egin genezake edo atzera egin genezake eta zergatik gaude oso momentu klabean alde batetik

fasean aurki gaitezke ikusiko dugu hori kontsolidatzen den bestetik oraindik ere txertaketarekin

neurri osagarriak behar ditugu oraindik urruti gaudelako talde babesa lortzetik eta ditugun intzidentzia tasak oso altuak ditugulako osakidetzako ospitaleak gainezka ditugulako eta

dagoelako hainbat zerbitzu itxita eta jarduera etenda ditugu eta hirugarrenik ba justu sasoi aldaketa bat emango da

eta badakizue ohikoa da sasoi honetan gizartean aldaketa bat ematen da ohituretan mugimendu flujoetan eta abar eta justu momentu honetan zer gertatu da ba momentu honetan gertatu da madrileko gobernuak esan duela nahikoa da

has zaitezte zuen erabakiak hartzen hori da madrileko gobernuak erkidegoei esan diena orain arte jaurlaritza oso eroso egon da madrileko gona azpian hasieran pixkatxo bat protestatu zuen arren

madrilek erabaki gogorrak hartzea eta hemen burua atera erabaki goxoekin hasieratik urkulluren gobernuak uko

zukua ateratzeari eta autogobernuan sakontzea bitarteko gehiago izateko uko egin zion ere urkulluren gobernuak elkarlanari

beste erakundeen aurrean eta baita herritarren aurrean ere eta orain jaurlaritza biluzik eta bakarrik aurkitzen da inoiz baino menpekoago zentzu guztietan ditugun konpetentziak ez ditugulako erabili ez dakit gobernua kontziente zen baina

salbuespeneko egoeretarako dira eta salbuespen egoerak ezin dira luzaroan mantendu eta bitartean etxeko lanak egin behar dira beste kontu bat da salbuespen egoerak nola kudeatzen diren osasun

ezartzen diren eta norbanako askatasun eta askatasun kolektiboak ahalik eta gutxien kaltetuak izateko hartzen diren

diren berandu bada ere orain arte gobernuak nahi izan ez duen arren momentu honetan pandemiari aurre egiteko estrategian birplanteamendu bat behar beharrezkoa da birplanteamendu bat egin beharko luke bat herritarren ahalduntzean

ezarriz herritarrei tresnak emanez kutsadurak ekiditeko eta horrela askatasun kolektibo eta norbanakoa arduraz eta komunitatean

zabaldu itxi zabaldu itxi ildo horrek porrot egin du

eta ezin dugu errepikatu porrot egin duen ildo bat horrez gain legebiltzar honetan elkarrizketa eta negoziazioa berreskuratu beharko lirateke gure autogobernuan sakondu eta gure bitartekoak lantzeko

eta gure komunitatearen osasuna zaintzen nork egingo du nork egingo du inork ez inork ez eta esparru guztietan horrela aritu da jaurlaritza baita txertaketa estrategian ere madrilek marko orokor bat ezarrita zeukan baina hortik aurrera erkidego bakoitzak aukera zuen bere irizpideak

hartzeko baina eaen txertaketa kanpainaren gertaturikoak izenik irailetik abendura ez zen probestu planifikatzeko eta antolatzeko abenduak hogeita zazpian txertoak iristen dira eta inprobisazioa hasten da

inork aukeratu ez duen estrategia aukeratzera eraman zuen bigarren dosia gordetzearena baina bigarren dosiak baino gehiago gorde zituen eta ostiralera

izugarria da egia da ostiraletik aurrera bultzada bat ematen dela ea mantentzen den ze

eman izan da eta egon izan da horrelako bultzadak baina gero berehala

geratu izan dira hasierako irregulartasunak ere ezin ditugu ahaztu lehentasunak salto eginez eta osasun sailak bere ardurak

zeuden hainbat kolektibo ahaztuak hirurogeita hamar eta hirurogeita hemeretzi adin tartekoen txertaketa kudeaketa benetan tristea izan da

langile gabezia barkatuko didazue baina asteburu honetaraino

oztopoz beteriko bidea izan dugu eta oraindik hobetzeko tarte handia dugu hombre hori beti dago baina anbizioz jokatu beharko genuke txertaketa kanpainan baina esandakoa txertoaz gain momentu honetan behar beharrezkoak dira neurri osagarriak bestela berriro porrotera kondenatuta

porrot kolektiboa izango delako eta osakidetzako langileak beste olatu bati erantzutera kondenatuko ditugulako ere eta ez ahaztu

inguruko erkidegoetako intzidentzia tasa altuenak dugula ez ahaztu osakidetzako ospitaleak nola ditugun eta txertoari dagokionean uste apalean ahalegin berezi bat egin beharko litzateke hirurogei urtetik beherakoen txertaketa ahalik eta azkarren emateko eta zentzu horretan gogoratu nahi dugu

ez du debekatu bigarren dosia astrazenecarekin jartzea eta zentzu horretan beste tratamendu batzuekin egiten den bezala edo interbentzioekin egiten den bezala oniritzia sinatuz eman daiteke txertoa beraz aukera hau ez litzateke baztertu beharko

ze birusaren aurrean ere sentsibleak diren osasun arrisku

lirateke errebisatu beharko litzateke patologia desberdinen inguruan dagoen zerrenda eta ikusi zeintzuk gehiago txertatu daitezkeen ez dut uste munduko beste ezer eskatzen ari garenik oraindik ere hainbat patologietako herritarrak txertatu gabe jarraitzen dutelako

herritar hauek ordezkatuak dauden erakundeekin kolektiboekin osakidetza osasun saila harremanetan jar daiteke asko eskertuko dutela por cierto eta martxan

ezin gara ahaztu ere beti ahazten garenekin sistematik at esklusio arriskuan dauden herritarrekin ahaztu handienak eta gehien kaltetuak ikusi dugu pandemiak bereziki zeintzuk kaltetzen dituen eta hemen ere

erakundeekin identifikatu egin zerrenda bat hasi hiriburuetatik lanean eta hauekin ere txertatzen hasi behar da eta

sartu behar dira bestetik adin tarteka txertoa jartzeaz gain zergatik ez gaixotasunen aurrekariak izan ditzaketen herritarrei

gaixotasun patologia desberdinak dituztenak hauei egokiena izan daitekeen txertoa jarri alegia adin tarteka txerto bat dago

oso oso zehatzak dituzte hor segurtasunari dagokionean azterketa bat egin daiteke pertsona hauei zein txerto ematea komeni zaien eta nola ez osakidetzako langileak zaindu behar ditugu ezin ditugu hara eta hona ibili

txertaketa ekipoetan zergatik ez ditugu sartzen eta kontratatzen osasun lanbide desberdinetan ari direnak edo formatzen ari direnak farmazialariak odontologoak auxiliarrak fisioterapeutak

formakuntza eskaini eta jarri martxan beste estatu batzuetan egin dute guk ezin dugu hori egin

zeren ezin dugu behin eta berriz behin eta berriz lehen arreta hustu

itxi utzi behar diogu hori egiteari gure kontra bilakatzen delako eta ez duelako laguntzen pandemiari behar den bezala aurre egiten luze jarraitu

hitz egin genuen gure proposamenak ere mahai gainean jarri genituen baina gure ustez estrategia arnas berritu beharra dago eta horretan jarri beharko litzateke
gobernua eskerrik asko ubera andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi al principio era que

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa zurea da hitza martínez andrea

asko garrido andrea hernández jauna elkarrekin podemos ez du hitzik hartu behar eh bildu ubera andrea zurea da hitza

urkulluren gobernuak hasiera hasieratik uko egin zion autogobernuak ematen dizkion tresnak erabiltzea

eta baita autogobernuan sakontzea ere uko

eta orain ba aurkitzen gara aurkitzen garen bezala eta baita elkarlanari ere askoz ere erosoagoa da beste batzuk erabakiak hartzea eta norbera ezkutatzea ez baina orain zer ai gure autogobernua

ez du izenik ez dakit ezagutzen ditugun autogobernuak ematen dizkigun tresnak edo ez garen kontziente edo

edo ez diren erabili nahi edo benetan atzean zer dagoen

ez duena erabakirik hartu nahi eta hor ikusten da gobernu baten maila erraza da gobernu izatea gauzak ondo

baina momentu gogorretan hor egon behar da erabakiak hartu behar dira

dela alde batetik normala da erakundeen artean konpetentzia desberdinen artean tentsioak egotea

eskuduntzak eta bere konpetentziak defendatzea hori

guztion artean elkarrizketa negoziazioa egongo balitz eta hasieratik denokin kontatu izan balitz baina horri ere uko

gero ere oso kuriosoa da gertatzen dena orain badirudi epaitegiek hartu behar dutela erabakia non geratzen dira politikaren erakundeen eskuduntzak non geratzen da botere legislatiboa gobernuaren eskuduntza zer gertatzen ari da benetan

baina azkenean herritarren eta gizarte oso baten osasuna jokoan dago jokoan dago eta hori da datu objektiboa ikusten ari garena da berriro ere

zirenean asko hitz egin da txertaketa kanpainan zehar eta asko hitz egin dugu batzordeetan eta gaitasunaz eta disponibilitateaz

badira guk guztiak jartzen dugu disponibilitate kontua da ez da gaitasun kontua barkatu ostiralera arte eta hor boletin guztiak horren testigu etortzen ziren guztiak ez ziren jartzen eta txertoak ez dira jarri nahiz eta eskura izan

eta hemen kudeaketan hobetzeko tarte handia

kudeaketa eta gaitasun arazo bat izan da hori izan da zuek ere joan zarete zuen estrategia aldatzen eta oso ondo hori da egin behar dena gauzak gaizki doazenean aldatzen saiatu eta hobetzen saiatu

handia dago egiteko handia handia eta hor ikusi nahi dugu gobernua herritarren eta gizarte honen osasuna zaintzen babesten komunitatean arduraz zeren orain askatasun kolektiboak eta indibidualak ere

baina salbuespeneko egoera bukatzen da hori ezin da beti luzatu nola gestionatu behar dugu hori nola gestionatzen dugu erantzukizunez jokatu beharko dugu guztiok ez gero kuriosoa

kuriosoa ez ze gobernua sostengatzen duten taldeen lehenengo puntua ez dakigu emari kasu egin behar diogun txertoak fabrikatzen duten enpresei

edo estatuko osasun publiko kontseilu interterritorialari kasu egin behar diogun ez dakigu

guztiak gauza desberdina esaten dute eta momentu honetan gobernu hau ere ez du errespetatzen irizpide horiek emak esan du gauza bat eta momentu honetan interterritorialak ez du kasu egin emak esaten duena

estatuko osasun publikoan eta hor ere ez da kasu egingo fabrikanteek ematen duten pautari beraz nola esaten du tellería jaunak orduan izan gaitezen garbiak

garbiak eta argiak eta zintzotasunez jokatu dezagun eta batez ere ebidentzia zientifikoan oinarrituta

andrea euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna mistoak ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza eta eh bildu taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegoko eraldaketa digitalean ztiam emakumeen parte

inguruan eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den martinez andreak dauka

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi galdera batekin hasiko dut gaurko nire hitzartzea nahi dut denok pentsatzea

arlo horietan emakumeren bat pentsatu behar duzue pentsatuta duzuenean orain esango dizuet

ez duela balio eta galdetuko banizue ea emakumeren bab badaukazuen buruan ziur aski gehiengoak esango zenidatela

galdera berdina gizonekin eginez gero ziur bat baino gehiago aterako zitzaizuela hau da zientzia teknologia ingeniaritza eta matematika arloan emakumearen errealitatea inork ez digu ezagutzen ikusezinak izan dira baina begira dezagun historia pixka bat

baina egia esan emakumeek ez dute batere erraztasunik izan gogoratu behar dugu emakumeei orain dela gutxi arte debekatu egin zitzaiela unibertsitateetara joatea ikasketak egitea estatuan mila bederatziehun eta hamargarrena

hau da orain dela ehun eta hamaika urtera arte bakarrik debekatuta zuten unibertsitatera joatea horregatik eta emakume askok jakingura jakin nahia izan arren

beren siglekin emakume izena tapatuta edo eta anonimo gisa ipintzen zituzten

oztopo guztien gainetik hasieratik izan da emakume eraldaketa digitalaren protagonista hemen ekarri dizuet

historiako lehen pertsona informatikaria askok uste dute zientzia teknologia ingeniaritza eta matematiketan gizonezkoena dela

hasieran aitzindariak emakumeak izan zirela eta hemen lehenengo ordenagailu konputazioanala mila bederatziehun eta berrogeita seikoa

hemen sei emakume egon ziren programatzen seirak programatu zuten

baina hauek bakarrik ez dira egon honen ostean pila bat egon dira pila bat denak aipatzeko denborarik ez dut izango baina hiru bat aipatuko ditut kathering johnson adibidez

ilargiaren ibilbidea kalkulatu zuena gizakia ilargira heltzeko margaret hamilton lehen software ingenieria izan zena

eta gero askok zuen sakeletan izango duzuen wifiaren aitzindaria

eta galdetuko zarete eta aitzindariak izanda

zer gertatu da gaur egunera heldu arte mila bederatziehun eta hirurogeita zazpian

gizonak ikusi zuen gizonezkoak ikusi zuen hemen bazegoela prestigioa

eta lehen planoan jarri zen hemen dago diferentzia

nola ba hori gizonak hartu zuten lehen planoa eta emakumeak

mujer florerora pasatu ziren hemen ikusten dugun hau da mikroprozesadore baten iragarkia

baina zein da gaur egun euskal erkidegoan daukagun egoera

bi mila hogeita batko otsailean

unibertsitatean ehuneko berrogeita hamaseia emakumeak direla

ehuneko hirurogeita hamabostak osasuna eta gizarte zerbitzuekin lotutako graduetan daude ehuneko hogeita bederatzia berriz

bertan dauden ikasle guztietatik ehuneko hamasei koma hirurogeita hamasei da bakarrik emakumezkoa ehuneko hamasei koma hirurogeita hamasei

eta gizonezkoak arlo zientifikoetara teknikoetara

eta zergatik daude hain gutxi zergatik dauzkagu hain gutxi emakume eta neska

pila bat daudelako zientzia teknologia ingeniaritza eta matematikatik aldentzen dituztenak dira oztopo hauek

gutxiago dutela pentsatzen dute sei urte daukatenetik matematiketan mutilak baino

eragin ezberdinak dituzte gurasoak ikaskideak irakasleak genero rolak daude hor lanbide maskulinizatuak

pertsonen ongizatera bideratuta daudena uste handiagoa daukate horretan hau da makinekin erlazionatutako ustea eta ez pertsonen ongizaterako balio dutenik

frikien kontua dela ere uste dute eta nesken eta emakumeen egoera hau den bitartean

eta covid hemeretziaren eraginak zeraman abiadura oraindik gehiago handiagotu du abiadura eta garrantzia biderkatuz

digitalizazioak eta hemen orain datu batzuk emango ditut digitalizazioak estatuko barne produktu gordina ehuneko lau koma hogeita hemezortzi handitu dezake bi mila hogeita zazpian

hala jasotzen da europako batzordearen ekonomia eta soziedade digitalen indizean desi deritzona bertan neurtzen dira funtsezko bost alderdi

mackenzie aholkularitzak lanpostuen inguruko

lanaren etorkizuna europan deritzona eta bertan esaten da bi mila hogeita hamar bitartean

teknologikoan lau milioi lanpostu sor daitezkeela eta bereziki aipatzen du enplegu hazkunde handia izango dela software garatzaileentzat

hurrengo hamarkadan hazkunde handiena izango duen arloa izanik eta gero daukagu hor next generation europako funtsen barruan ere

garrantzia bertan estatuan daukaten

aurrekontuaren heren bat bideratuko da digitalizaziora eta hemen euskadi nextek digitalizazio eta berrikuntzarako

inbertsio handia eta apustu sendoa eraldaketa digitalari egingo zaiona

eta emakumeak zergatik izan behar dira eraldaketa digitalaren protagonista ba emakumeak eskubidea daukatelako

talentua daukatelako eta talentu hori ezin dezakegulako galdu

eraldaketa digitalaren garapenean emakumeen beharrak interesak lehentasunak iritziak esperientziak eta talentua txertatu behar ditugulako

eraldaketa digitala berdintasun handiagoa izango duen gizartea baterantz hurbilduaz eta kohesio sozial eta justizia sozial handiagoa izango duen gizartea eraikiaz euskal erkidegoan nola ari gara

eraldaketa digital inklusiboa egiten nola egingo dugu ba hor ditugu bi estrategia

bertan eta oraindik aurkeztu gabe dago eta aurkeztuko da agerraldia egongo da baina irakurri dugunagatik

orri daude estrategia horretan eta egia esan teknologia digital ugari aipatzen dira

aipatzen da adimen artifiziala aipatzen da zibersegurtasuna

aipatzen dira baina zoritxarrez

buruz ezer gutxi agertzen da eta egia esan oso kezkagarria iruditu zaigu hori alde batetik eta bigarrena

estrategia honetaz esan dezakegu

orain arte abian zegoena txukun jarri dela

eta ikastetxe desberdinetako stem proiektu onenei sariak ematen zaizkiela

besterik ez direla eta gure ustetan oso motz geratzen da hezkuntzatik haratago

uste dugu enpresa mundua ikerkuntza zentro teknologikoak gizartea bera ere inplikatu behar dira eta hor badaude beste praktika on batzuk ondo egongo liratekeenak ikustea hemen

alemaniara begiratzea eta hor badago alemanian egin zuten proiektu bat izan zela

pakto nazionala eta bertan ez zen bakarrik hezkuntza kontuan izaten

zientzia komunikabideak gizartea denen arteko paktu bat izan zen eta beraien helburua izan zen emakumearen egoera eta

emakumearen promozioa babestea eta sustatzea halako

egin beharko genukeena da eta hemendik dator gure proposamena ponentzia hau egiteko egin behar duguna da begiratu zer dagoen hemengo gauzak uztartu hemen gauza pila bat egiten ari dira ere bai baina daude deslokalizatuta hor guztiarekin proposatzen duguna da bide orri bat egitea hor badaude

erreferenteekin lan egiten dutenak badaude sariak ere bai ada byron saria atera berri den gladys saria ere

eta uztarketa horrekin adituekin hitz egin eta bide orri bat markatu benetan

emakumearen bermea eraldaketa digitalean ekarriko duena hau da gure proposamena

eskerrik asko eskerrik asko martinez andrea zuzenketak

eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on legebiltzarkideok barkamen eske luze eta sakona

emakumeei gizonak haren emaitzak gutxietsi arren emakumea gogotik saiatu da beti historiak utzi dizkion zirrikitu apurretatik bere sormena lantzen eta erakusten orain ezin dugu huts berbera egin zeren eta vivimos en plena transición

osasunak lan baldintzek eta abarrek eta bizitzako aroek era positiboan zein negatiboan eragiten eragin diezaiokete

txertatzeari gizartean kulturan erakundeetan eta eremu psikosozialetan nagusi diren faktoreek behartu egiten gaituzte emakumeok ztiamen daukaten presentzia urria areagotzera

lanabes digitalak eskuratu erabili eta garatzeko orduan eta gaitasun handiagoa izango dugu

hartzeko adibidez institututik unibertsitatera pasatzean ikasketetatik lan mundura joatean edo

helduarora iristean según

eusko legebiltzarrean osatzea haren bidez emakumeak euskal autonomia erkidegoko eraldaketa digitalean eduki behar duen parte hartze eraginkorra aztertuko baita eta horretarako gai hauek jorratu behar ditugu lehenengoa genero arrakala digitala bigarrena

hirugarrena digitalizazioa eta enplegua eta laugarrena emakumeek bizitzan erabakiak hartzeko balio duen

diseinu ekoizpen eta aplikazioan eduki behar duten partaidetza a cuenta

ze garrantzitsuak diren gaitasun digitalak enpleguari begira

gaztetatik gaitasun digitalean etengabe trebatzea beste lan esparru askotan bezala sektore digitalean ere goitik beherako arrakala handia daukagu oso gutxi baitira taldeburu edo goi zuzendaritzako lanpostuetan ari diren emakumeak

garapen jasangarrien helburuak beteko badira

teknologian ingeniaritzan artean eta matematikan daukaten partaidetza modu nabarmenean handitzea horretarako oso kontuan hartu beharko dugu

se profundizarán aún más las desigualdades ya existentes eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea

andrea euzko abertzaleak ipiñazar andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on eguerdi on denori nahiz eta gazteei izin edo nik behintzat gaztetzat dekot nire burua askotan

askok be bai orain dela urte batzuk gure

emoten direnak hein txikiago batean baina ondiño be emoten direnak adibidez ingeniaritza mutilentzako ikasketak direla

neska bat mekanikoa izatea ez dagoela oso ondo ikusita eta abar luze bat esan dodan moduan orain dela hamarkada askotatik ezabatuta egon beharko liratekeen

hau horretan zentratzen delako emakumeen presentzia murritza izatea errotik landu behar dela heziketatik hezkidetzatik eta

gizartea heztetik hasten da transformazio feminista eta berdintsua horretarako zuk aipatu duzuezan oztopo horiek gainditzeko be bai dago martxan

zientzia teknologia ingeniaritza arteak eta matematika bezalako esparruetan etorkizunean estrategikoak izateko beharra ikusi da

hezkuntza eta heziketa zientifiko teknikoa bultzatzera hezkuntzako etapa guztietan horretarako eragile sozioekonomikoak ere inplikatuz

uztartu egiten dau zientzia teknologia ingeniaritza eta matematika artearekin eta

oinarrizko konpetentziak garatzen dauz bai zeharkakoak eta diziplina konpetentziak be bai ahaldundu egiten ditu ikasleak gure gizartearen erronkei arduraz aurre egin diezaien zientzia arloan eta orain eskuartean daukagun trantsizio

emakumeen presentzia eta emakumeok izan ditzakegun aportazioak berebizikoak direla ikusten dugu horregatik gabezia hau ezabatzeko esan dodan moduan errotik jardun behar dugula uste dugu

haurtzarotik bide hau denontzako baita emakumeentzako

gobernu programako hirurogeita bederatzigarrena konpromisoko bigarren ekinbideak

emakumearen parte hartzea eta lidergoa sustatzea euskadiko espezializazio adimentsuko estrategiaren ardatzetan zientziarekin lotutako ikerketa proiektuetan eta ekimenetan baita genero berdintasun arloko laurogeita hamalaugarrena konpromisoko bosgarren ekinbidean be diño

hezkuntzaren eremuko emakume gazteen artean horrela enpleguaren kalitatea areagotzeko

gero ulertu uste dut ulertu ez dodala zuk esan duzula eraldaketa digitaleko

diñodan moduan berriro be errotik jardun behar dugu balio aldaketa eta emakume eta nesken ahalduntze ahalbidetzera jo behar dugu etorkizuneko emakume zientzialariak eraikitzeko baina horretaz gain esan dodan guztiez gain emakundek ere

emakumeen presentzia eta ahalduntzea ahalbidetzeko

egoera hobetu ahal dela eta hobetzeko beharra dagoela baina europa mailan euskadik deukon kokapena aipatzea garrantzitsua dela uste dot eta kokapen hori

ahalbidetzeko eusko jaurlaritzak emakundegaz batera edo emakunde barne zeresana berebizikoa da beraz

emakumeen presentzia areagotzeko eta berdintasun oso batera heltzeko ekimenak ere martxan dagoz eta eusko jaurlaritzaren agendan lehentasunezkoak dira

sorrerara gure aldetik ez dugu ikusten honen beharrezkotasun

eusko jaurlaritzaren betebeharren artean sartuten da estrategia ezberdinen garapena eta jakitun gagoz horretan dabizela datuek be horrela erakusten dozkuelako goazela halan da be talde proposatzaileari eskerrak emon gurotzedaz azkenean akordio batera helduta eduki dauen prestutasunagatik gaiaren oinarrigaz ados gagoz gloriak esan dauen moduan hori argi gelditu deitela

gobernua egiten dabilen lana lan hori legebiltzarretik ponentzia baten bitartez barriro egitea martxan dagoelako jada eusko jaurlaritzak betiko be betiko lez bere agendan lehentasunezkoak diren gaietan eta beste askotan be lanean dabilelako

egoera hobetu beharra dago hori ezin dugu ukatu baina azken urteetan egindako lanari esker gagoz

eta ondorio positiboak erakusten daueneri utzi daiogun lanean jarraituten
beste barik eskerrik asko eskerrik asko ipiñazar andrea

taldeen txanda izanik euskal talde popular ciudadanos zurea da hitza garrido andrea

egun on legebiltzarkideok egun on berriro ere bat gatoz mozioak esaten duenarekin baina

mozioak aipatzen duelako lortzeko eta ildo horretatik ez dugu zuzenketarik aurkeztu eta azkenean

zuzenketa laguntza emango diogu uste dugu

beharrezkoa dela egitea eta eusko jaurlaritzari betebeharrak ipintzen dizkiolako está aclarado y compartimos el

eskerrik asko garrido andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu martinez andrea zurea da hitza

zenbat inbertsio zenbat diru egongo den baina galdera da non daude eraldaketa digitala eramango duten pertsonak non daude profesionalak

bete behar dira etorriko den eskaera kontuan izanik nondik aterako ditugu fakultateak gero eta ikasle gutxiagorekin daudenean

hain urria izanik gainera nork egingo du industria lau puntu zero gauzen interneta norekin beteko ditugu

adimen artifizialaren zentroa eta teknologia digital guztiak nola egingo da guzti hau

ez dagoenean eta bide orria egitea ere ukatzen diguzuenean aipatu da berriro euskadi steam estrategia eta ez naiz berriro

sartuko lehen aipatu dut hezkuntzara bideratuta dago hezkuntza hutsa eta garrantzitsua da eta egiten ari dena

gelditzen da beraz aspektu horretan

lanketa handiago bat egitea aipatu dituzu ere bai gobernuko programak ekimenak daudela

euskadiko eraldaketa digitalerako estrategiarekin estrategia bat bi mila hogeita bostera arte iraungo duena

hemezortzi adierazle ageri dira plan estrategiko osoan hemezortzi hemezortzi adierazle

hemezortzitik adierazle bakarra ageri da generoa

eta interneteko erabiltzaile kopurua neurtzeko da hau da erabiltzaile ikuspegia neurtzen da emakume garatzailearen neurketa adierazlerik ez dago

bakar bat hemezortzitik bakar bat ez dago eta adierazleei begira hainbat komentario egin genitzake baina

ikt graduetan zenbat pertsona dauden aipatzen da baina ez da aipatzen generoaren arabera hau da

ze ez da neurtzen eta ez da neurtzen ezta ere enpresetan dakigun zenbat

ez dago inongo sentsibilizaziorik emakumeak eraldaketa digitalean izan beharko lukeen

ez neurririk ez adierazlerik ez ondorio ezta ekimenik ere

eraldaketa digitalerako ipiñazar andreari eskerrak emango

elkarrizketarako bidea zabaltzearren adostasunik ez dugu gaurkoan lortu espero dut aurrerago egongo direla bideak eta

superondo egiten dugu eta horrela jarraituko dugu eta ez da oso oso hankamotz gelditzen da zuen proposamena da zaudetena egiten jarraitzea eta klaro

disruptibo baten aurrean gaude eta hain zuzen behar duguna da egiteko hau dena aurrera ateratzeko

irtenbidea eman ztiam emakumeak eraldaketa

ikusi dugu ekarpen asko egin dituztela eta berriz berresten dugu eralda digitalaren

emakumeen beharrak interesak lehentasunak iritziak esperientziak eta talentua txertatzea ezinbestekoa dela honek

gizarte justu eta kohesionatuago bat lortu aldera gaur gure legez bestekoa onartuko ez den arren oztopo guztien gainetik guk ere

neska eta emakumeek eraldaketa digitalean izan duten tokia berreskuratu dezaten ahaztu gabe

zure jarrera hasieratik izan dena eta gure legez bestekoa

elkarrekin podemos ezker anitzak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak sánchez andrea

ctiam nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztu duten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

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena etxebizitza eskubide subjektiboa zuzkidura etxebizitzetan bizi diren familiei buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den fernandez de betoño jauna zurea da hitza

eguerdi on guztioi euskal autonomia erkidegoan

unitateri aitortu zaie oraingoz etxebizitza eskubide subjektiboa

etxebizitza legea onetsi zenetik etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuta duten familiak zaurgarriak dira besteak beste ekonomikoki oso mugatuta daudelako urtean

edo hamabi mila eurotik behera kobratzen duten bi pertsonetako familiak edo

eurotik beherako hiru pertsonetako familiak denok behar ditugu ziurtasunak noski baina akaso esan liteke egoera zaurgarrietan daudenek

haien etxebizitzarekin lotutakoak zaurgarriak diren familiek kezka handiz jaso dezakete haien etxea uzteko berria edo oharra koltxoi sozial eta ekonomiko handiagoa duten dugun familiek baino gertuago ikusten dutelako haiek kale gorria

bost urtez haien etxebizitza izan dena utzi behar dutela esaten duena akaso beste kasu batzuk ere aztertu beharko lirateke baina gutxienez

familia horiei edo eskubide hori aitortua izateko egoeran baldin badaude uste dugu ez luketela ezta gutun hori jaso beharko hori bezain sinplea da

zuzkidura etxebizitzetan bost urteko epe gehienezkoa ez dadila aintzat hartu etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuta duten familientzat eskubide hori aitortua izateko egoeran daudenentzat eta ondorioz familia zaurgarri horiek ez dezatela etxea uzteko agindu

ez dugula horrelako kaleratzeen berri ez dugu entzun etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuta inor kaleratua izan denik zuzkidura etxebizitza batetik zorionez

bai izan dugula horrelako gutun bidezko komunikazio desatseginen berri bost urteko gehieneko epea beteta zuzkidura etxebizitzatik ospa egiteko jaurlaritzaren jakinarazpenak heldu zaizkie batzuei eta horietako batzuk

eta beste batzuk aitortua izateko egoeran zeuden egia da ez direla kalera joan baina jakinarazpena jaso dute esaterako hernaniko

bi mila hogeiko irailean urrian zabaldu zen moduan alokabidek hamalau familiari jakinarazi zien bost urteko epe maximoa beteta zutela eta etxea utzi behar zutela eta jaurlaritzak erdiari zazpi familiari jakinarazpena baino lehenago ala justu ondoren

beraz gure ustez eta hori da hemen proposatzen ari garena kasu horiei ez litzaieke aplikatu beharko bost urteko epe maximoa eta

alojamendua uzteko jakinarazpena bidali beharko etxebizitza sailak alokairu sozialeko etxebizitza bat eskaini arte proposamen hori

ez litzateke legalki bideragarria eta hain zuzen ere horregatik proposatu dugu baita ere zuzkidura etxebizitzak arautzeko dekretu berri bat besteak beste salbuespen hori ezartzeko zuzkidura etxebizitzetan bizi diren eta etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuta duten pertsonei

bost urteko epe gehienezko hori ez dakiela zenbatu jaurlaritzak alokairu sozialeko etxebizitza bat eskaini arte antzeko

zuzkidura etxebizitza batzuetan eta sentsazioa dugu etorkizunean arazo gehiago sortzen joango direla zuzkidura etxebizitzekin zergatik diogu hori ba asko egiten ari direlako

eta gero eta gehiago erabiltzen ari direlako zuzkidura etxebizitzak hasiera batean pentsatuta ez zeuden egoera batzuk konpontzeko eaen oraintxe bertan seiehun bat zuzkidura etxebizitza daude eta beste mila bat eraikuntza fasean alegia hilabete gutxi batzuk barru

egongo dira prest kontuan izanda autonomia erkidego osoan alokairu sozialeko

batuz sailarenak alokabiderenak bizigune eta asap programakoak eta zenbait

zuzkidura etxebizitza horiek dira alokairu eskaintza publiko horren ehuneko hamar

alde batera utzita udal sozietateek kudeatzen dituztenak beraz kopuru oso esanguratsua da

sagastialden edo intxaurrondon jasotako arazoak ugarituz joan daitezke eta beste arazo berri batzuk ere agertuko dira ziurrenik zeren hasiera batean zuzkidura etxebizitzak bereziki gazteentzat pentsatuta zeuden

abanikoa dezente zabaldu da eta kasuren batean akaso gehiegi eta zuzkidura etxebizitzen tipologiak ere

zuzkidura etxebizitzak ez direla etxebizitzak baizik eta zuzkidurak alegia ekipamendu publikoak dira ekipamendu mota berezi batzuk

emateko sortu zirenak duela hamabost urte hasiera batean esan bezala batez ere gazteentzat sortu ziren gazte esaten dugunean

topea jaurlaritzak hor ezarri du topea ezta ideia zen zerbait egonkorrago aurkitu bitartean emantzipatu ahal izateko

horregatik eredu arkitektonikoa ia ia ikasle egoitza batena da apartamentu txikiak hogeita bost eta hirurogei metro karratu erabilgarri bitartekoak sukalde egongela irekia daukatenak komuna eta logela bakarra eta kasu batzuetan

ura eta gasa alokairuaren kuotan sartzen da eta normalean kuota hori izaten da hilean berrehun hirurehun euro bitartekoa

argi dago beraz behin behineko soluzio bat emateko direla alokairu sozialeko etxe bat edo beste zerbait lortu bitartean eta asko zabaltzen ari denez haien eraikuntza eta haien erabilera ba uste dugu une egokia dela

haien inguruko hainbat kontu argi uzteko etorkizun gertuari begira zuzkidura etxebizitzen egoera urbanistikoa eh bilduren ustez ekipamendu publikoak izateari utzi behar erabilera eta erabiltzaileak ere argitu behar dira kupoak aldatu behar ote diren ala ez

dekretu berri horrek noski lehen proposatu den salbuespena ere barne hartuko luke etxebizitza eskubide subjektiboa aitortuta daukaten familiek edo eskubide hori aitortua izateko egoeran daudenek ez izatea kaleratuak bost urteko epea agortzerakoan

eduki arte eta dekretu berria ere etorriko litzateke gutxienez bost araudi ezberdinetan zehar sakabanatuta dagoen normatiba nolabait bategitera ordenatzera eta argitzera bost arau horiek zeintzuk dira hasteko zuzkidura etxebizitzak sortu zituen

ondoren gehiago garatu ziren juridikoki bi mila zortziko babes publikoko etxebizitzen dekretuan eta bertan espresuki arautu ziren

adibidez bertan bost urtez egoteko tope maximo hori aipatu duguna urbanistikoki ere garatu ziren bi mila hamabiko hirigintza estandarren dekretuan oraintxe bertan jaurlaritza aldatzen edo berritzen ari dena bi mila hamabosteko etxebizitza legeak berez ere

eta ondoren bi mila hemeretziko berrehun eta hamar dekretuak ere zuzkidura etxebizitzak eskaintzeko orduan erabili beharreko kupoak zehaztu zituen

nolabait bat egitera etor liteke dekretu berri hori uste dugu

araudi horiek dekretu berri batean bat egitea esan bezala betiere zuzkidura etxebizitzen ekipamendu publiko izaera kolokan jarri gabe eta hori da gure proposamena familia zaurgarrienen kasuan salbuespen bat egitea zuzkidura etxebizitzetan egon ahal izateko epe maximoari

eta salbuespen hori arautzeko eta beste zenbait kontu bat egiteko eta argitzeko dekretu berri bat proposamen xumea nahi bada baina gure ustez eraikitzailea

pentsatua eskerrik asko eskerrik asko fernández de betoño jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

andea elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón zurea da hitza

bai eskerrik asko eguerdi on zuzkidura etxebizitzetan bizi diren

eztabaida daukagu mahai gainean eta akordioa daukagu ere bai akordio konkretua akordio ona baina ere bai

xumea oso interesantea iruditu zitzaigun jatorrizko

ekimena baina gure ñabardurak eta gure ekarpenak ere egin genituen nuestra lectura

de dignidad eskerrik asko eskerrik asko martínez zatón jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi los alojamientos dotacionales en alquiler

un gran avance para la ciencia de este país eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak berasaluze andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu legebiltzarkideok dagoeneko arratsalde on ere esateko moduan gaudela uste dut fernandez de betoño

bere legez besteko proposamenaren zioan ere etxebizitza deitzea ere ez da egokia bizitoki hauek juridikoki nola araututa non dagoen bere sorrera ondo kokatu zenuen alderdi popularreko bozeramaileak esan du lehen askotan hitz egin dugula honetaz

zehazki zuzkidurazko bizitokien inguruan ez dugula izan beraien inguruan eztabaida zehatz bat

egokitu lehen aldia izan dela eta etxebizitza politika bere orokortasunean eztabaidatu izan dugu baina hau produktu berezi bat badela esango nuke

bere garrantzia ematen zaio gaur justu beraien inguruan eztabaida hau izatean hemen ez ez dira etxebizitzatzat hartzen

behin betikotasuna beste bat eta hasiera hasieratik alternatiba bat bezala planteatzen dira eta bi formularen bidez gauzatzeko moduan alde batetik ba udalek ekipamenduetarako izan zitzaketen lur batzuk baina igual ekipamendu horretarako

eraikuntzak eraikitzeko erabiltzeko aukera zegoen eta gero ba garapen berrietan ere

gorako udalerrietan eta honek nolabait etxebizitza politikari lagundu egiten dio parke bat osatzerako

orduan baina egia da berezitasun horietan justu ez daukatela egonkortasuna baizik eta rotazioa dela beraien ezaugarrietako bat

eta ez da egoitza iraunkor bat ba bertara bizitzera joaten diren edo familia horientzako ez dute ezta ere errenta bat ordaintzen baizik eta kanon bat ordaintzen dute ze askotan eraikin hauetan

zuk esan duzu ez ikasleen residentzia moduko batzuk ere antzekoak badirela oso apartamentu txikiak direlako pertsona bakarrarentzat birentzat ja familiak umeekin eta

bizitzeko ez niri alokabiden izan nuen arduran tokatu zitzaidan kudeatzea horrelako bizitokiak eta urtebeterako egiten dira kontratuak gehienez gero prorrogan bost urtera arte luzatu daitezke eta bueno ba txandakako horrek ere egiten ditu bereziak ez

gazteentzako bideratuak direla neurri batean gero andueza jaunak ere esan du larrialdi kasuetan bueno ba pixka bat azkar erantzun bat emateko prestatuak daudela baita ere

bizitoki hauek baina egia da urteak pasatu egiten direla prorroga horien bidez bost urteetara iristen baldin bazara horrelako bizitoki batean bizitzen nolabait familia horrentzako egonkortasun bat ere ba suertatzen da

ezin da luzatu eta hori zen pixka bat zure legez bestekoan ere proposatzen zenuena zer egin horren aurrean eta hor ba sartzen zaigu eskubide subjektiboa etxebizitzarako eskubide subjektiboa nik uste dut kudeaketa alokabidetik bera izaten delako gure etxebizitza parkea kudeatzen

nahiko arretaz egiten dela andueza jaunak ere esan du jakinarazten zaie hasiera hasieratik beraiei esleitu zaien edo egokitu zaien

duela hori iraupena urtebeterako gero izango dituela bere luzapenak eta gehienez gehienez

egon ahal izango dutela eta hori hasiera hasieratik badakite gero badakigu

suertatzen zaizuenean ja hortik irtetzeko momentua ba larritasunak ere

baina nik uste dut kudeaketa aldetik abisu horiek sei hilabete lehenago andueza jaunak ere esan du egiten zaizkiela

sortzen direla nik uste dut kudeaketa nahiko ondo egiten dela jakinda baita ere alokabidetik zer nolako pertsonekin aurkitzeko aukera daukazun momentu horretan eta desde luego hori drama horiek ekiditzeko

gaur akordio batera iritsi gara egia da agian

egin beharko litzatekeela errebisatu beharko litzatekeela orain arte nola kudeatu diren bizitoki hauek eta benetan

ados nago ondo ikusten dut ez dakit dekretu bat izan behar den baina bai araudi zehatz bat bizitoki hauek behar bezala

izateko uste dut eskubide subjektiboa baldin badaukate bertan bizi direnak

bizitoki horietan beste etxebizitza bat eskuragarri izan arte beraz

gai honen inguruan eztabaida hau ekarri izana aukera ematen duelako agian pixka bat hor beste etxebizitza parke guzti horren tartean dagoen bizitoki berezi hau ez delako igual askorentzat oso ezaguna eta

eta nik uste dut gazteengan egin behar dugun etxebizitza politikan ere badutela bere garrantzia aukera bat

emantzipaziorako edo behintzat lehen aukera bezala gurasoen etxetik kanpo bizitzeko ahaztu gabe beste egoera larri batzuk hauen bidez konpondu daitezkeenak beraz nik zoriondu lortu dugun

alderdi popularreko bozeramaileak esan du babestuko duela nik ere egia esan ez dizut oso ondo ulertu esan dituzunak ez dakit behintzat bederatzi mila euro hamabi mila euro hamabost mila euroko

pertsona bakarreko biko edo hiruko familiei eskubide subjektiboa emateko etxebizitzarako eskubide subjektiboa emateko eta uste dut zuk esan duzu diru horrekin bizitzea ez dela erraza horregatik

diru gutxiko familia horiei laguntzen zaie horiek ez dira ematen zuen hitz egin duzunean kopuru horiek direla ematen zaizkien laguntzak ez diru kopuru horiek dira irizpide bezala erabiltzen direnak laguntzak emateko

hala ere eskertzen da baita ere zure aldeko bozka eta horrelako gaietan aurrera
begira ere jarraitu dezagun akordioetara iristen eskerrik asko eskerrik asko berasaluze andrea
erantzunen txandara pasatuko gara eh bildu taldearen ordezkaria fernandez de betoño jauna zurea da hitza

eskerrak ematea akordioan sartu diren alderdietako ordezkariei bereziki eneko anduezari erdibidekoa lortzeko negoziazioan erakutsitako jarrera zintzoagatik erdibidekoa ez da hitzez hitz gure legez besteko proposamenean eskatzen genuena

ondo mantendu dela uste dugu erdibidekoak aitortzen baitu

arazo bat dagoela zuzkidura etxebizitzetan eta beharrezkoak direla guk jatorrizko legez besteko proposamenean eskatzen genituen bi ekimenak lehena

edo aitortua izateko egoera dauden pertsona eta familiei bost urteko epe maximoa ez zenbatzea

administrazioak alokairuko etxe sozial bat aurkitu arte eta bigarrena salbuespen hori

eta argitzeko dekretu bat egitea egia da erdibidekoan bi modulatzaile sartu direla azkenean batetik ahal den heinean hori

eta bestetik beharrezko neurri legalak jaso dira eta ez espresuki dekretu bat dena den akordiora sartu gara uste dugulako norabide

eta atentzio toke bat ematen diolako jaurlaritzari zuzkidura etxebizitzen inguruan eh bildutik jarraituko dugu etxebizitzaren arloan ere ekimen eraikitzaileak ekartzen eta bereziki jarraituko dugu bultzatzen bi mila hamabosteko etxebizitza lehenbailehen garatu dadin bere tresna guztien bidez ikusten dugulako jaurlaritza honek bultzada hori behar duela inertziak alde batera uzteko
eta gai estrategiko honetan ekimenak aurrera eramateko eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna
euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko larrea andrea
elkarrekin podemosek ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

eskerrik asko mahaiburu andrea pues yo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

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto alde

zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena emakumeak testu liburuetan gehiagotan agertzeko eta euskal historian dagokien

talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria gonzález andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea arratsalde on eta ia ia

en la superficie eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea

eskerrik asko legebiltzarburua eguerdi on guztioi aurreko puntuan hirugarren puntuan nire kide loreren

aurkeztu nahi ditut gaurkoan euskal herrikoak dira honako hau

emakume elkargokidea da bera hau raimunda arroyo da kirolaria

emakume kirolarien aitzindaria bera izan zen ehun mendien txapelketa

lehenengo andrazkoa luz zalduegi gabilondo da hau albaitaria albaitaritza ikasketak amaitu zituen euskal herriko lehen emakumea da bera

gerra zibilean eraildako larragatarra da bera

euskal herritarra bera ere plazida otaño odriozola bertsolaria ezagutzen den emakumeen bat bateko bertsoko

bera da gladys del estal informatikaria ekintzaile ekologista ospetsua guardia zibil batek tiroz erail zuen ondorengo hau

euskararen sustatzailea eta emakumeak baztertzearen kontrako borrokalaria

lehen emakume argazkilaria eta

lehen emakumea euskal herritarra bera ere denak emakumeak eta euskal herritarrak eta hau lagin bat besterik ez da

gure borondatearen arabera gehiago edo gutxiago baina galdera da zergatik ez dugu eskoletan euren berririk zergatik ez dira gure testu liburuetan azaltzen zergatik curriculumean ez ditugu sartuta ba nire ustez gaur egungo hezkuntza sistema inguratzen gaituen sistema bezala inguratzen gaituen

badelako patriarkatuaren zerbitzura patriarkatutik

belaunaldi berriak zapalkuntza pairatzen segitzera kondenatzen dute genero arau bitarren baitan haztera behartu egiten dituzte

edo baztertuz izan ere izan ere estatuek inposatzen diguten hezkuntza eredu hau egiturazko sistema patriarkarra bizirauteko diseinatua dago

heteropatriarkatua baidaramalako eta hau gertatzen da

edukietan zein hezteko eta mundua ulertzeko eta interpretatzeko egiten diren proposamen partzialetan

eta lehiakorretan eta abar eta abar azken finean curriculum androzentriko eta akritikoak ezarri nahi zaizkigu egitura patriarkal ororen bistaratzaile direnak eta menpekotasuna gizon eta emakumeen arteko menpekotasuna bultzatzen dutenak

gisara ekitatearen lanketa justizia soziala genero ikuspegia ahalduntzerako ariketa ahizpatasuna

ez dira gure hezkuntza sistemaren lehentasunak norbanakoen garapenerako

eta emozional afektiboaren lanketarekin berdin gertatzen den bezala bestetik orokorrean gizonezko zuri boteretsu heterosexual urbano erdaldun eros ahalmena dutenak izan ohi dira gure testu liburuetan

horregatik horregatik oinarrian bat egiten dugu gaur aurkeztu zaigun proposamen honekin

hezkidetza eta pedagogia feministen ildoa jorratuko duten programak diseinatu eta berauen ezarpena sustatuko duten ikastetxeen sareak josi beharko genituzke

berdintasun ezaz eta irudikeriaz edota zaintzaz hausnarketa kritikoak egin beharko genituzkeen emakumezkoen asteriskoarekin emakumezkoen

igualitarioen bisibilizazioa helburu izango dutenak eta horiek eta horiek guztiak curriculumetan izan behar dute parada hau horrela

izan ere oraintxe bertan esan dudan bezala jatorrian proposamena bera partekatzen badugu ere arraroa egiten zaigu talde horrek ekarri izana gai hori izan ere ezin dugu ahaztu talde hau bera dela edo bere homologoak direla adibidez

edota estatu guztian zehar pin parentala delakoa sustatzen ari direnak edota behin baino gehiagotan esan dudan bezala hemen alboan ehun kilometrotara nafarroan skolae programaren kontra

martxan jarri dutenak dena den iruditzen zaigu ere ekarpen handirik ez diola egiten eta inongo zehaztasunik ez duela jatorrizko proposamen horrek horregatik gure zuzenketan proposamen xume eta zehatz bat

hain zuzen ere unibertsitatera sartzeko ebaluazioan edo selektibitate bezala ezagutzen jarraitzen dugun horretan filosofia ikasgaian emakumeen presentzia bermatzea eskatzen genuen gure zuzenketan izan ere nor da simone de beauvoir nor da hanna arendt nor da hipatia nor da simone weil

nor da maría zambrano nor da marina garcés nor da teresa de jesús

nortzuk dira euskal herrian izan ditzakegun adibidez bestelako filosofa batzuk baina galdera egingo bagenu nor da sócrates platón aristóteles san agustín

guzti horiek jakingo genuke deskribatzen nortzuk diren horregatik gure proposamena sinple sinple baina zehatza zen eta hain zuzen ere zen

hamar filosofoetatik bi behintzat emakumeak izatea eta nire aurrekariak isabelek aipatu duen bezala izan genuen legebiltzar honetako hezkuntza batzordean ágora filosofia elkarteko kideak izan genituen bertan eta badakigu unibertsitateko arduradunekin batera ari direla bidea urratzen

ikasgai horretan azterketa horretan selektibitatean emakumeen presentzia bermatzeko horregatik interesgarria iruditu zitzaigun zuzenketa bezala hau hona ekartzea

egiten ari diren proposamen horri baina ez da posible izan

ibili ostean iruditzen zaigu zuen proposamena nahiko generikoa eta zehaztapenik gabekoa dela eta saiatu gara ahaleginak egin ditugu selektibitatean

emakumeen presentzia bermatu ahal izateko eta ez dugu lortu zuen zuzenketan aipatzen duzue hezkidetza planaren baitan kontenplatuko duzuela emakumeen presentzia hori areagotzea eta gure ustez txiki gelditzen da izan ere egun indarrean dugun

publikoak diren berrogeita hamar ikastetxeri erantzuten die eta kontzertatuak diren beste berrogeita hamar ikastetxeri alegia ehun ikastetxeri bakarrik erantzuten die hezkidetza plan horrek eta badakigu gainera ez dela derrigorrezkoa eta kasurik gehienetan ordu gutxirekin

gelditzen dela horregatik adostasun batera heldu gara elkarrekin podemos

horretan berrestuko gara izan ere iruditzen zaigu gai honekin bai errotiko aldaketak

izenik ez duena ez da existitzen baina kasu askotan izena izanda ere aipatzen ez bada eta curriculumean jasotzen ez bada ez delako existitzen ezabatua delako gure historiatik eta badelako garaia baina inportanteena badagoelako gainera sektorean prestutasuna aldaketa horiek emateko

pedagogia feministetan sakontzeko guk genealogia feministen alde egiten dugu iruditzen zaigulako

busti behar duela zero hemezortzi urte bitarteko curriculum guzti hori eta horregatik gure zuzenketa bera mantenduko dugu eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on

jatorrizko legez besteko proposamena ikusi nuenean poztu nintzen oso ekimen polita zela iruditu zitzaidan eta gainera horrela helarazi nion talde proposatzaileari eta

emakume erreferenteak nortzuk izan daitezke emakume erreferente horiek ezta eta zerrendatzen

nire aurretik hitz egin duzuen askok egin duzuen moduan ezta zenbat emakumeren izen

estratu honetatik nik ere batzuk aipatu nahiko nituzke

baina hor ditugu alexandriako hipatia akitaniako leonor hamairu arrosak frida kahlo hedy lamarr rosa parks

besteak beste ezagunak ezta baina oraindik gehiago izan beharko lukete gizarte hau osatzen dugun denontzako eta ez bakarrik hauek hemen ere juana de

agirre dolores ibarruri lurdes iriondo maria de maeztu helena taberna begoña zunzunegi joane somarriba

maribel arriortua eta abar luze luze luzea dugu euskal emakume

jakintsu eta argiak emakume aitzindariak erreferenteak eta gure bizitzan behar ditugu

behar ditugu beraien lorpenak inspiratzen gaituztelako jakintsuagoak egiten gaituztelako zoriontsuagoak indartsuagoak azkarragoak

baina hala ere sarritan gertatzen den moduan legebiltzar honetan nahiz eta fondo edo helburuarekin bat egin forma edo

desadostasunak sortzen dira eta nik uste dut hori izango litzatekeela gaurkoan ba aho batez akordio bat lortu ez izanaren arrazoia

bat helburu honekin edo jatorrizko ekimenaren helburuarekin izan ere inork ez du zalantzan jarriko testuliburuek ezagutzak ereduak balioak eta portaera ereduak transmititzeko balio dutela

berdintasunaren alde egiten duten arren material didaktiko

dutela gil jaunak berak esan du eta testu liburuetan emakumerik ez egoteak desberdintasun historiko bat dakarrela guzti hau

hartuz gaurkoan gure zuzenketa defendatuko dugu ez dugu inolako erdibidekorik lortu bestelako taldeekin eta hauxe bera da guk gure zuzenketan hezkuntza sailari eskatzen geniona alde batetik emakumeen jakintza eta

laguntzea hezkidetza planaren oinarrizko zutabeetako bat den aldetik eta hau nabarmendu nahiko nuke bat jada dagoelako badelako arrese jauna ez da kontenplatzen bada gaur egunean

orrialdean agertzen dira zutabe guzti horiek eta guztiak behar beharrezkoak dira

actualmente el segundo plan de coeducación eta bigarrenik hezkuntza sailari eskatzen genion baita ere steam euskadi estrategia estrategiaren bitartez stem eremuan bokazio eta asmo profesionalak arreta berezia jarriz emakumezko ikasleengan lehenengoko puntuari dagokionez zuzenean bideratzen gaitu gaur egun indarrean dagoen bi mila bosteko berdintasun legeak jasotakoarekin besteak beste legeak

hau da jatorrizko ekimena hain zuzen ere zehatz mehatz eta honetara dator baita ere

hitz egin da baina bai nabarmendu nahiko nuke zerbait gai honen inguruan

honakoa lortzen duen hezkuntza da alde batetik zientzia teknologia ingeniaritza eta matematika artea eta humanitateekin lotuta bateratzen duena

garatzen dituena eta irakasleak ahalduntzen dituena erantzukizunez gure gizarteko erronkei aurre egin diezazkieten eta zergatik guzti hau gizonen eta

globala baita eta emakume gazteei laguntzea haien hezkuntza eta ideiak entzunarazteko gaitasun osoa dira garapenaren eta bakearen eragileak zientzia eta genero berdintasuna funtsezkoak dira garapen jasangarrirako hala ere emakumeek oztopoak izaten jarraitzen dute zientziaren arloan munduko ikertzaile zientifiko ehuneko hogeita hamar baino gutxiago

garapen jasangarrirako agendaren erronka handienetako batzuei aurre egitea osasuna hobetzetik klima aldaketara talentu guztien aprobetxamenduaren mende egongo da horrek esan nahi du emakume gehiago sartzea arlo ikerketako aniztasunak ikertzaile talentudunen kopurua handitzen du ikuspegi talentu eta sormen berri bat emanez herri helburua da

osoa eta ekitatiboa lortzea eta gainera genero berdintasuna eta emakumeen eta neskatoen ahalduntzea lortzeko

gure jaurlaritza honek bete betean bat egiten du ekimen honekin guzti hau honela izanik nire parte hartzearen hasierara bueltatu nahiko nuke forma kontua da gil jauna

egiten zuen bere ekimenean hitz egin dugu honen inguruan guk ordea

formakuntzan indarra jartzea egokiena dela uste dugu posible da eta baita ere uste dugu eragingarriena horrela jardutea dela momentu honetan gainera ez da gure inbentzio bat gaur egunean indarrean dagoen hezkuntza legearen ildotik dator hau da sei puntu bost artikuluak jasotakoaren arabera administrazioek lege honetan araututako irakaskuntzen curriculuma ezarriko dute eta aurreko paragrafoetan adierazitako oinarrizko alderdiak curriculumaren parte izango dira ikastetxeek etapa eta ziklo desberdinen curriculuma garatu eta osatuko dute beren autonomiaren erabileran

moduan lege honetako bostgarren tituluko bigarren kapituluak ikastetxeen autonomiari buruz

horra goaz bete betean eta bukatzera noa legebiltzarkide buru andrea

jarraituz gizarte parekide bat lortzeko helburuarekin ikastetxeen autonomiari erreparatuz

eta ikastetxeen esku jarriko dela gainera komunitatean perspektiba feminista ezartzeko nahia dagoela esan du arrese jaunak beraz boluntadea egongo da guzti hau egin ahal izateko horretan dabil hezkuntza saila horretan dabil jaurlaritza hau eta horregatik

egokiena dela uste dugu eta berau babestuko dugu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna

sozialistak hitza hartu behar du sánchez andrea zurea da hitza sí brevemente

bai legebiltzarburu andrea zure baimenarekin eserlekutik egingo dut

bestelako oposizioko taldeei gure ezetzaren zergatia azaltzeko

landutako erdibideko proposamenean talde ezberdinen nahiak barneratzen zirela uste dut baita ere guk bai zerbait orokorragoa proposatzen genuen baina gehienbat esparruren bat kanpoan ez uzteko asmoarekin eta ez bakarrik zentratzeko filosofiaren gaian guk ere bat egiten baitugu baina bestelako esparru batzuk ere bai

horregatik planteamendua orokorragoa izatea proposatzen genuen eta gero bueno ba selektibitatearen edukiaren inguruan

guk uste dugu sailaren eskumena dela eta hori bestelako entitate batzuekin adostu beharrekoa eta ez legebiltzarrak ezarri beharreko

eskertzen da zintzotasunez podemosi esatea bueno hasieratik argi geneukan zuen zuzenketarekin

eskerrik asko arrizabalaga andrea eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen legez besteko

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka

eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita hiru eman dugu bozka hogeita hamabi boto alde cuarenta y dos contra beraz

aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrenda agortu dugunez osoko